andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on berriro

erabateko lehentasuna da eusko jaurlaritzarentzat eta nola ez ezinbesteko gisa eskubidea da pertsonentzat eta garrantzi handiko konkista gure gizartearentzat altxor hori gordetzeko

eratu dugu sendoa finkoa eta oso ondo baloratua euskadin bertan eta kanpoan eta hori ez dut nik esaten

konstatazioa da eta beste konstatazio bat

mendebaldeko europan aurreko osasun planaren

sozio demografiak eta egoera ekonomikoak bidea trazatu digute argi

egiteko horien artean ezinbestekoak dira erakunde eta sektoreen arteko

parekatua eta zalantzarik gabe ahaleginak merezi du pertsonen ongizateaz

ari garelako eskerrik asko eskerrik asko zuri darpón jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

con una absolutamente constructiva besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andrea zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andrea zurea da hitza

gehiegi ikusi dut darpón jauna autokonplazentzia gehiegi eta aitzakia asko bigarren txandan irten zara eta aitzaki bat beste baten atzean eta hirugarrena kontraesanak ze benetan

zalantzak sartu zaizkit ea osasun planean sinesten duzun bai edo ez pentsatu nahi dut

pentsatu nahi dut zeren kontraesanean jausi zara aipatu duzu osasunean eragiten duten

baldintzatzaileei buruzko jorratzeak eta lanketak ez dagozkizula zuri

filosofiaren bat eta helbururen bat zeharkakotasuna da osasun politikak gainerako politiketan txertatzea

lehendakariak lideratzen duen sailen arteko batzorde bat sortzen da guzti hori bideratzeko gauzatzeko urtez urte joateko

zertarako egin duzue plan hau pentsatu nahi dut betetzeko eta gu hona etorri gara eta eskatu dizuguna da filosofia bai

baina bete eta betetzeko eskatu dizuguna da bitartekoak baliabideak egutegia eta hori lehentasun kontua da lehentasun kontua da eta horretarako ez dago haitzakirik

besterik ez eta guk gaur hori ikusi nahi genuen benetan osasun plan honen betetzea noraino eramango den ez geratzeko publizitatean

dena eusten du hitzak politak izan daitezke eta hitzak gora behera nabarduretan ados egon gaitezke baina ez bada betetzen

eta betiko bezala herritarrak galtzaile eta berriro ere hori gertatu daiteke zeren lehen esan dut antolamendu sanitariaren mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpiko legeak filosofia hori jasotzen zuen baina orain arte ez da bete

horretan ez gara inozoak badakigu ez dela erraza bere zailtasunak dituela baina

bestela zertarako gaude hemen hainbeste ordu sartu gero gure osasuna ere

eta reto hori ez da erretorika kontua eh bilduk zerbait egin baldin badu

da osasun plan horretan jasotzen diren osasunean eragiten duten baldintzatzaileen inguruan proposamenak bata bestearen atzetik aurreko osoko bilkuran eztabaidatu genuen diru sarrerak bermatzeko errentarena

osasunean zeintzuk eragiten duten etxebizitza ingurua enplegua lana eta abar eta abar eta administrazioaren

ezartzen dituelako politika horiek eta zintzotasun osoz diot zintzotasun osoz gure ustez aukera paregabea daukagula osakidetzak

filosofia aldaketa hori poliki poliki bideratzen hasteko herritarrei benetako arreta integrala emateko orain arteko filosofia gaindituko duena hau da helburua izatea herritarrak ahalik eta gutxien gaixotzea eta bizitza ahalik eta kalitaterik hoberenean

behintzat ahal denean zeren hori ere osasun ikuspegitik eta ikuspegi sozialetik badauka bere garrantzia eta horregatik saiatu gara gaurkoan

jartzen prebentzioan eta zeharkakotasunean behin eta berriro indarra eginez eta hurrengo batetarako utzi dugu asistentziaren beste alor guztia zentratu gara desberdintasun sozial horiek gutxitzen

eraikitzeko eta gu argi daukagu hori dela gure bidea oso garbi daukagu jakin nahi duguna da

eta benetan beteko duen eta praktikara eramango duen osasun plana besterik ez zeren gaur horretara etorri gara eta pozik egon beharko

zure ustez eztabaida honek politika orokorreko izaera hartu baldin badu zer gutxiago nahi duzu hori da osasunari garrantzia ematea eta iruditzen zait

erronka garrantzitsuena baina lehen esan duguna

tranpa kontuz zeren zuk aipatu diguzu ba behin eta berriro mahai gainean jartzen dugula murrizketen

baina hemen ez da guk esaten dugula irteten zaren bakoitzean atril honetara edo hitz egiten duzun bakoitzean osasun batzordean zuk berrezten duzu

beste hitz batekin esanda esango didazu

lehentasun kontua da zer lehenesten du gobernu honek eta hori da hemen mahai gainean dagoena eta hemen enpleguan egunero eta gainera seguru nago hurbilduko zarela osasun zentroetatik

eta lehen esan duzunarekin benetan tristura sartu zait

langile horiek ordu gehiago sartzen ari direla baldintza okerragoetan eta beraz prekarizatu egin dela osakidetza hori esan duzu laburbilduta eta guri behintzat tristura handia eragin digu

orduan guzti hori eta lehen bai lehenengo txandan eta bai bigarren txandan ere zentratu naiz ikuspegi

guk ere debate honetan gure ekarpenak egin nahi izan ditugu orain arte batzorde desberdinetan egin izan ditugun bezala eta arratsaldean

egin ditugun eta bozketan jarriko ditugun gure ebazpenak eta gure ebazpen hauen aurrerapen txikitxo bat egingo dut

lehenengoa osasun plana betetzeko funtsezko bitartekoetara bideratuta egongo zen osasun plana errealitate bilakatzeko eta hor hainbat ebazpen egin ditugu aurrekontuak zuzendaritzara bideratuta ebaluatzeko tresnak urteko ekintza programak

ekitatea unibertsaltasuna eta aukera berdintasuna funtsezkoa eta osasun planak esaten duen bezala funtsezkoa desberdintasun sozialak gutxitzea osasuna mantentzeko eta hobetzeko hirugarrena politika feminista politika feministak bigarren bloke horretan sar zitezkeen baino nahiago izan dugu azpimarratzea eta indartzea ikusten delako

duten zama gizartea beregain uzten dien zama eta horrek ere osasunean duen eragina

pentsatzen dugu beraiek direla etorkizuna eta administrazio publikotik hor indarra jarri behar dugula nabarmendu behar dugula eta benetako politika integralak bideratu behar ditugula hezkuntza ohitura bizi osasuntsua aktibitate fisikoa abar eta abar hor zeregin handia daukagu beste bloke bat garrantzitsua

zer esanik ez lehenengo txandan honetaz luze hitz egin dugu eta azkena baina ez horregatik garrantzi txikiagokoa inguru eta jarrera osasuntsua azkenean horrek ere dena baldintzatzen duelako eta laburbilduz gaur goizean zehar mahai gainean jarri duguna da osasun sailari eskatzen

eta gobernuari eta eskatzeaz gain ere prest gaudela emateko zeren dena ez da eskatzea bakarrik izango gu ere

inplikatzeko eta horrela erakutsi dugu proposamenak behin eta berriro mahai gainean jarriaz osasun batzordean osoko bilkuretan eta gainerako sailetan

behar dituztelako eta ikusten delako euskal barometroak jaurlaritzak ateratzen duen barometroak erakusten duelako

alorretako bat da osasuna eguneroko konbertsazioetan ere horrela ikusten da eta beraz pentsatzen dugu hor erantzukizun handia daukagula erantzukizunez erantzun behar diogula azkenean pertsonak
helburu izan behar ditugulako eskerrik asko ubera andrea

murrizketak osasun arloan lehentasuna ezartzeari buruz

gure taldeak babesten duen jaurlaritzaren konpromisoa gizarte politiken alde eta horien artean

alde agerikoa dela uste dugu gogora ekarri nahi dut urkullu lehendakariaren

urteko ekitaldirako aurrekontuetan hiru euro bakoitzetik gastatzen diren hiru eurotik bat euskal osasun sistemara dituela datu esanguratsua ekonomia eta finantza krisi testuinguru honetan baliabide ekonomikoak urritzen joan diren testuinguru honetan

euskal autonomia erkidegoan beste inon baino diru kopuru handiagoa bideratzen da biztanleko osasungintzari lotutako gastuetara zehatzago esateko mila bostehun eta berrogeita zortzi euro pertsona bakoitzeko eta horrek lehenengo postuan jartzen gaitu europako herri aurreratuenen mailan konpromiso horri esker osakidetzak bere langileen plantila

mantendu du bestalde osasun sailburuak aipatu duen moduan

ezagutzeko aukera izan genuen euskal autonomia erkidegoko osasun inkesta eta bertan herritarren ehuneko laurogeita hamarek gogo beteta

aurkitzen zuten edo aurkitzen ziren gure osasun sistemarekin beraz

baina ez da nahikoa aurrera egin behar da eta horretan

osasun plana europar herri aurreratuenetan erabilitako ereduetan oinarritzen da sendo errotutako eta denbora luzeko esperientzian oinarritutako osasun politikak garatzen dituzten europar herri aurreratu horietako ereduak ditu erreferente

euskal osasun sistema eraldatzeko eta garai berriek eskatzen dituzten erronkei erantzuna emateko ekimena da zentzu horretan

lema berak jasotzen du ondoen berriro filosofia berri hori berriro esango dut osasuna pertsonen eskubidea guztion ardura

konpromisoak dira euskal autonomia erkidegoan bizi garen herritarrenganako

beraz berriro ere azpimarratu hau ez da osasun sailaren plana bakarrik ez da sail bakar batera mugatzen alderantziz gobernu osoaren plana da

entre otros bukatzeko beraz osasun planari babesa berretsi nahiko genioke eta beste taldeen ekarpenak ezagutu

eskerrik asko orbegozo jauna osoko bilkura etenda geratzen da

eta erregistroan ebazpenak sartzeko

bai hamalauhogeita hamaretan erregistroan sartzeko ebazpenak eta